emango diogu hasi baño lehen jakiña erasten dizuet hamahiru eta hamasei puntuak beste baterako

gai zerrendako lehenengo puntua galdera amaia arregi romarate euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina

ahuleko kolektiboentzat hartuko dituen neurriei buruz arregi andrea zurea da hitza bai eskerrik asko

legebiltzarkideok egun on guztioi lanbidek enplegu eta formakuntzarako programetarako eta gizarteratzerako programetarako baliabide ugari dedikatzen ditu bai pertsonalak

aurrekontuen arabera gizarteratzeko programetarako laurehun eta laurogeita hamalau milioi euro dedikatzen dira enplegurako berrehun eta hogeita sei milioi euro eta formakuntzarako ehun eta hamaika milioi euro guztira zortziehun eta hogeita hamabi euro euzko abertzaleak taldeak jakin nahi du zehazki

talde esanguratsu bakoitzari dedikatzen dizkion baliabideak

dedikatuko dizkie talde berezi hauen formakuntza enplegu eta gizarteratzera ahal bada diru kopuru zehatzak azalduz eta aldez aurretik eskerrak ematen dizkizut emango dituzun azalpenengatik eta animatzen zaitugu kolektibo

lan egiten jarraitzera besterik ez mila esker eskerrik asko

legebiltzarreko mahaiburu andrea lehendakaria

legebiltzarkideok egun on aurreko astean aurrekontuen aurkezpenean esan genuen moduan programa

zure galdera amaia arregi andrea hori erantzuteko alde batetik gizarteratzeko edo inklusio sozialaren programa

hau da enplegu eta gizarte politiketako departamentu osorako daukagun ehuneko

erdia hor diru sarrerak bermatzeko errenta rgi gizarte

eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriak pcv kontutan dira guretzako

benetan inportantea sistema osorako ondorio onak dakarrelako baina batez ere gaizki pasatzen dutenentzat

beste programa batzuen artean nik azpimarratu nahi nuke enpresei egiten diegun zerbitzuen eskaintza zabala hogeita hamalau milioi euro erabiltzen ditugu eta honetako

horrela enplegu zentro bereziekaz elkarlana egiten dugu diskapazitatea daukaten pertsonak kontratazio indefinidoa laguntzen dugu eta ohiko merkatuan deitzen den horretan laguntza behar dutenentzako enplegu programak finantzen ditugu

hamar milioi euro erabiltzen ditugu lan munduan inklusio programarentzako enplegua sustatzeko edota pertsona gazteen kontratazioak

gai zerrendako bigarren puntua galdera daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

onartutako legeari iragarritako helegitea dela eta eusko jaurlaritzak duen jarrerari buruz maeztu jauna
zurea da hitza bai egun on legebiltzar buru anderea egun on guztioi egun on lehendakari jaunari ere noski

alderdi popularreko legebiltzarkide batek osoko bilkura honetan adierazpen zehatz batzuk egin zituen eusko jaurlaritzaren jarreraren inguruan legebiltzar honek onartutako frackingaren inguruko legeari buruz

jaurlaritza deitzen ari zela ia madrilera lege hori errekurritzeko

jaurlaritzak madrilera eta guri adierazpen horiek

honezkero bi galdera egin ditugulako jaurlaritzari aldebiko batzordea estatu espainolak mota honetako errekurtsoak iragartzen

batzorde hori dela eta ea batzarrik egin den ea konbokatu den aldebiko batzorde hori eta ez dugu erantzunik jaso momentuz beraz jakinmina daukagu zer gertatzen ari den lege honen inguruan

deitu du jaurlaritzak madrilera lege hau dela eta zertarako

txostenik bidali duzue zertarako eta zer esaten besterik ez
eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria erkoreka jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok jaun andreok egun on guztioi maeztu jauna ikusten dudanetik zure hasierako galdera aldatu egin duzu nabarmen gainera

nolanahi ere ez dago arazorik jaurlaritzaren ordezkaritza ofiziala bai konstituzio auzitegiaren aurrean errekurtsoak planteatzen direnean bai bere kasuan

neure sailari dagokio sail horrek bitariko batzorde horrek lan talde bat dauka bere menpean eta lan talde horren lehenbiziko batzarra atzo izan zen hain zuzen ere zuk zure galdera egin eta egun batzuk geroago

lehenbiziko kontaktua besterik ez beste gai batzuk ere izan ziren lehenbiziko kontaktua besterik ez

egitekotan gelditu zen gure jarrera ondo asko esan izan dugunez bai lehendakariak bai nik neuk autonomia erkidegoaren eskumenaren defentsa egitea da

gobernu zentralak bere erasoan planteatzen duena ez baita lege horren eduki materiala konstituzioaren kontrakoa denik baizik eta

lege hori emateko beraz hemen jokatzen dena tokatzen dena da eskumena defendatzea eta horretarako

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna maeztu jauna

eta eskerrik asko emandako azalpenengatik beraz ulertu behar dugu atzora arte ez dela kontakturik egon eusko jaurlaritza

legearen inguruan horrela ez bada zure bigarren txandan

guk sinesgarritasuna eman genion aurreko astean alderdi popularreko legebiltzarkideak esandako hitzei ez soilik bertan emandako zehaztapenengatik

direlako baizik eta eusko jaurlaritzak emandako urratsak lege hori onartu zenetik sinesgarritasuna ematen diote hitz horiek lehenengo eta behin lehendakariak esan zuenean legea onartu eta berehala

ohartarazi zuela estatuak errekurritu ahal zuela eta guretzako

zertara zetorren esatea ohartarazi duela legebiltzarrak onartu du lege bat eta hori da bete behar dena sinesgarritasuna ematen genion hitz horiek ere

oso argi utzi duelako erregai ez konbentzionalak aztertzeko egitasmoarekin aurrera jarraitzen duzuela

lege bat indarrean egon eta sinesgarritasuna ematen diogu ere hitz horiek aurrekontu egitasmoari

irakurtzen baldin badugu partida zehatzak daudelako erregai ez konbentzionalak aztertzeko ere kasu honetan gran enararen baimenaren barruan

orain arte ez dugulako lortu inongo erantzunik galdetu dugunean aldebiko batzorde hori konbokatu zen ala ez

edo deirik egon den madrilerekiko beraz urrats guzti horiek adierazpen guzti horiek ekimen guzti horiek zuen edo gobernuaren ekimen guzti horiek demostratzen dute aurrera jarraitzen duela gobernu honek

egitasmoarekin eta gogoratu behar dugu legebiltzarrak onartutako lege bat dela eta betearazi edo bete behar duzuela beraz hori da jakitea gura genuena

eskerrik askolegebiltzarburu andrea maeztu jauna bigarren txandarako utzi duzu hasieran zuzeneko galdera zena ez daukat arazorik erantzuteko atzoko batzarra baino lehenago

ofizialak horretarako gaitasun ofiziala daukan sailaren partetik baina kontaktu horien helburu bakarra izan da atzoko batzarraren ordua eguna baldintzak eta gai zerrenda zehazteko ez besterik

jaurlaritzaren ordezkaritza ofiziala organo horretan neure sailari dagokio eta nire sailak

eta euren zeregin bakar bakarra horixe izan da hortik aurrera zuk esaten didazu alderdi popularreko ez dakit noren

eh bilduko batek sinesgarritasuna ematea alderdi popularreko

bizi dugun ingurugiro politikoan baina ondo dago horrela jokatzea errekurtsoak planteatu daitezkeela esan omen du lehendakariak edo

hori errekurritua izan daitekeela kontutan izanik berdin antzeko beste lege batzuk ere aprobatuak izan direla beste autonomia erkidegoetako parlamentuetan

batzuk eten eginda daudela suspenditu egin zirela eta kontrako epaiak eman izan direla eta

legearen hurbilekoena izan dena kataluniakoa errekurritua izan dela suspentsioa jasoa izan dela baina errekurrituta jarraitzen dutela

errekurritua izan daitekeela lege hau ez da azkarregia izan behar eta zuzenbidean

ebidentea da zer gertatuko den hemendik aurrera ez dakigu

bitariko batzordean eta horren arabera gure planteamendua esan bezala izango da beti

euskal autonomia erkidegoak lege hori emateko ala kontrakoa emateko eskumena eduki badaukala horixe baita momentu honetan zalantzan dagoena eta horretarako

eskumenen defentsan arituko gara orain arte bezala gogor eta tinko eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna
gai zerrendako hirugarren puntua galdera mikel unzalu hermosa euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

duen eginkizunari buruz unzalu jauna zurea da hitza

lehendakari jauna eitbk terrorismoari

gizartea sentsibilizatzera zuzentzen den zerbitzu publiko bat izan behar du behar etiko bat da baina egungo zuzendaritzak bere gain

konpromiso bat bada ere eta konpromiso hau bere gain hartu zuen adoste lan mardul baten ostean

legebiltzarburu anderea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna unzalu jauna zurea de hitza

unzalu jauna alderdi sozilistaren konpromisoaz hitz egiten didazu eta

jartzen duzu nik esan behar dizudana da eitbk era bateko konpromisoa azaltzen duela bakea eta bizikidetza sustatzeko ahalegina era batekoa

deslegitimazio erakunde guztien zeregina da elkarrekin egin beharreko lana eta betidanik erakutsi du bere konpromisoa helburu horrekiko la propia

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

primando claramente sus intereses partidistas del gobierno eskerrik asko garrido andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari jauna egun on guztioi

es notorio egin diguzun galdera entzunda ezin dut pentsatu ez dudalako pentsatu nahi zuk gaur osoko bilkurara dakarzun kontu hau kontu pertsonal bat denik

directamente no ha ejecutado actividad alguna beraz garrido andrea gobernu honek ez ditu urratzen ez legezkotasuna

gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina katalunian kolpismoa babesteari buruz

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

para el diálogo político esto es lo que reclamo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

lo difícil para construir está por hacer eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua
interpelazioa hasier arraiz barbadillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina estatuak kataluniako parlamentuaren aurka hartu ditzakeen

jauna zurea da hitza egun on guztioi egun on lehendakari jauna

kataluniako parlamenten adostutako ebazpena eta hori ez ezik gobernuak esan du mehatxu egin du esanez

la constitución prevalecerá gainera esan digute bai alderdi popularra alderdi sozialista eta ciudadanos ek ere bat egin dute itun estatu batean eta guk ez dugu uste itun estatu hori amaituko denik abenduaren hogeian guk uste dugu abenduaren hogeitik aurrera ere

estatu itun hori ez delako alderdi bat edo beste bat baizik eta estatu osoa horren atzean dagoena eta estatu hori dago kataluniak

hauxe bezalako parlamentu bati eraso egin diotela eraso egin diote hautetsi zehatz batzuei mehatxu zehatza eginez presidentari mahaiburuari kasu horretan carme forcadelli

artur mas gobernu buruari eta beste hemeretzi hautetsi zehatzei mehatxu zuzena egin diete gainera kataluniako autonomia osoari eta bere instituzio nagusiei ere mehatxu argia luzatu diete

amaituko zaizuelako zuen agintea eta horrek ondorioztatzen duena da espainiak ez duela onartzen are gutxiago errespetatzen kataluniak erabaki dezakeena kataluniak erabaki dezakeena ez du espainiak inoiz

zuk zeuk lehen esan duzun bezala espainiako erresumak ez duelako onartzen nazioak dituela bere baitan eta nazio horiei

dagokiela astelehenean hemen gauden batzuk parlamentuan izateko zortea izan genuen han egon ginen

eta hara joan ginen historia zatitxo bat atzamarrez ukituko

une garrantzitsua herri batek bere instituzio nagusi batean ordezkatuta aurrera egin zuen eta erabaki zuen bere prozesu eratzailea martxan jartzea benetan historikoa benetan gorazarre egiteko modukoa azkenean parlament ek erabaki zuena izan zen espainiako parlamentu autonomiko bat izateari uztea

hortik aurrera parlamentu nazional eta burujabe gisa funtzionatzen hastea hau da beraien erabakien bitartez beraien burujabetza eraikitzea hortik aurrera eta prozesu eratzaile oso bat martxan jartzea benetan gorazarre egiteko modukoa

gure ustez eh bilduren ustez hori da bide bakarra estatu honetan ukatzen gaituen

hori da bide bakarra bide bakarra da lehenengoz eta behin kataluniarrek edo kasu honetan euskal herritarrok beraien edo gure etorkizuna libre eta demokratikoki

eta beste alde batetik hori da bide bakarra ere espainiar estatua bera behingoz demokratizatzeko demokratizatu behar delako ez dago demokratizatuta eta demokratizatzera behartu behar dugu eta hori bakarrik bertan

egin daiteke gure prozesu eratzaileen bitartez katalunian hemen bezala hasiera hasieratik eta zuk lehen aipatu duzu elkarrizketa

momentu guztietan elkarrizketa aldarrikatu dute bertatik bertako instituzioetatik

eta akordioaren beharra ere horrela egin nahi izan dute prozesu guztia eta ezinezkoa izan da ez diete horrela egiten utzi baina han hemen ez bezala

aurrera urratsak egiten jarraitzea hobetsi egin du elkarrizketa aldarrikatzen jarraitu izan dute uko etengabearen aurrean beraiek aurrera urratsak egitea erabaki dute hala blokeo bakoitzaren aurrean elkarrizketa

aurrera urratsak egin dituzte eta horrela iritsi dira gaurko eszenatokiraino

eta zaila dela aurrera egitea zaila delako baina momentu honetan han katalunian atzera egitea

guztiek jakin badakite atzera egitea ezinezkoa da eta ez dezagun gauza bat ahaztu askatasunaren bidea

beti beti menpekotasuna onartzea baino zailagoa izaten dela

askatasunaren bidea egin dute eta badakite zailtasunez betetako bide bat dela

bide hori zapatak zikindu gabe ezinezkoa izango da zapatak zikindu beharko ditugu

bide horretan eh bilduk ez du etsiko jokoan dagoena inportanteegia delako

eta bat baino gehiago batek baino gehiago galdetu zigun ea euskal herritarrak non dauden

batek baino gehiago eta indar politiko ezberdinetakoek galdetu ziguten eta euskal herritarrak non daude

eh bildukoak behintzat hemen gaude prest gertu bide hau egiteko prest dagoenarekin elkarlanerako eta hori da hain zuzen ere gure proposamena

o pagar el precio de la libertad hori esan zuen berak nik gauza bat gehituko dut

arraiz jauna mesedez arraiz jauna mesedez arraiz jauna mesedez jaurlaritzaren

eskerrik asko legebiltzarburu andrea ondo dago arraiz jauna

babestu ez duzuena egiten artur mas presidente jauna goraipatzea ondo dago

hemen aipatu duzu autogobernuaren lantaldea

erabakitzeko eskubidea ez dagoela hemen aukerarik geureaz hitz egiteko eztabaidatzeko eta zer da zuk orain arte

ez al da hemen erabakitzeko eskubideaz eztabaidarik izan legebiltzar honetan ez al zara zu izan

duzuela iragarri egin duzuna lantaldearen bileran esan baino

ni orain arte egindakoarekin hasiko naiz aspaldiko partez izan dut sakoneko harreman bat mas presidentearekin eta gertutik jarraitu egin dugu egoera politikoaren bilakaera urteetan zehar orain arte erakutsi dugun jarrerarekin jarraituko dugu aurrerantzean ere eusko jaurlaritzaren lehen egunetik adierazi dut kataluniak

errespetatzen dituela hau ez da gaurko adierazpena aspaldikoa baizik arraiz jauna eta gogoratu nahi dizut lehendakaria naizenetik presidente orde eta beste kontseiler batzuekin ere izan arren ere lehendakaria naizenetik hiru alditan elkartu naizela mas presidentearekin bi bilera egin izan ditugu ajuria enean hemen eta hirugarrena

egoitzan bartzelonan eta beraz uste dut inor baino hobeto jakin nezakeela benetan artur mas ek zer pentsatzen duen eta zer defendatzen duen

elkarrekin aztertu dugu estatuaren jarrera norberaren erantzuna eta bidea errealitate berdinaren aurrean topatu egin dugu gure burua estatutik ateak itxi egiten dira ez da onartzen estatuaren nazio izaera anitza

baina katalunia eta euskadi bat etorri egin gara helburu bera proposatzen ari garelarik estatu ereduaren aldaketa horretan bat etorri egin gara nazio izaera eta nortasun ezberdinak onartuko dituen estatu eredu

bat gatoz baita ere onarpen hau elkarrizketa negoziazioa eta akordioaren bidetik planteatzen dugunean gaur arte luze

oso garrantzitsua den ideia bat gogoratuko dut berriro ere astelehen honetan kataluniako parlamentuan onartutako adierazpenean bertan negoziazioa hitza aipatzen da adierazpen horretan beste gauza batzuk eta beste puntu batzuk ere onartu egin baldin badira ere

zuk esan bezala aurreneko aldia aldez aurretik egindako adierazpen guztietan kataluniako erakundeak elkarrizketari eta negoziazioari bidea irekitzea

adostu zutenean kontsulta legea onartu zutenean edo itun fiskala eskatu zutenean

proposatzen da negoziazio bidea mas presidenteak berak irailaren hogeita zazpian hauteskunde gauean bertan hiru hitz aipatu zituen

eta adostasuna eredu berri bati buruz bada ere urte luze hauetan hori izan da beti bere jarrera eta orain ere jarrera hori mantentzen jarraitzen du

kontutan hartu behar duguna egungo egoera ondo ulertzeko eta baloratzeko eusko jaurlaritzak zer egin duen azaldu dizut baina ez da bakarra izan horrela da

onartutako adierazpen bat ekarri nahi dut gogora hemen kataluniako egoera dela eta demokraziaren eta herri borondatearen aldeko adierazpena onartu egin genuen arraiz jauna

duen iritzia nik dena den hainbat alditan defenditu dudana errepikatu nahiko nuke arazoa ez dago katalunian edo euskadin arazoa madrilen dago

benetako arazoa da espainiako gobernuaren aldetik ez dagoela erantzunik sakoneko arazoa estatu eredua da bere krisia hori baino larriagoa

eta hori da niretzat larriena sakoneko arazoa da ez dutela onartzen gure izaera nazionala ez da onartu nahi estatuaren izaera anitza nazio desberdinez osatuta hori onartu arte irtenbide politiko bat eskaini arte konponbiderik aurkituko eta arazo honen aurrean etorkizun politiko berri bat eraiki nahian euskadin bide bat jarri genuen abian eta kataluniak beste bide bat hartu zuen bere momentuan

ez gure bidea propioa da gure egoera eta gure historia ere

alde batetik duela berrogei urte trantsizio garaian gure jarrera guztiz desberdina izan zen orduan kataluniak

beste bide bati eta euskadik bere bide propioa hartu egin zuen bestetik hamarkadetako indarkeriaren ondoren hemen bakea eta bizikidetza sustatu beharrean gaude eta arlo honetan hasteko eta behin alderdi politiko guztien arteko harremanetan konfiantza irabazteko bidean gaude

eta ondo dakizu alderdi guztien arteko zubiak eraikitzea ezinbestekoa dela etorkizun politiko berri bati ekiteko edo sustatzeko hau da besteak beste euskadiren egungo egoeraren berezitasun bat

coste de la subordinación es sencillamente inasumible zentzu horretan zuk aipatu duzu zer egin duzun azken urteetan eta

elkarrizketatu zarela batzuetan pozten naiz errioxako presidentearekin seguruenez ere elkarrizketatu zara

prozesuaren aldeko inolako keinurik edo urratsik egin duzunik ez nire ustez ez da nahikoa masekin elkarrizketatu izanarekin

hori sartzen da instituzioen arteko harremanen baitan baina nire ustez zure adierazpenak hemen egin dituzun adierazpenek kokatzen zaituzte edo kokatzen dute zure gobernua beste toki batean eta katalunian

hango posizioen ondoan edo alde

ni más ni menos

y a la consulta eskerrik asko eskerrik asko arraiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea arraiz jauna beste batzuen erreferentziak

gure lurraldean lurra hartzea ere komenigarria da lurra hartzea ere komenigarria da gure ordezkaritza eta ardura euskadin dago eta legebiltzar honetan islatzen da horregatik gure bideari erreparatu nahi diot historikoki euskal alderdi politikoen

adostasunetan ikusten aurrera egiteko aukera izan egin dela eta orain ere legebiltzar honetan martxan jarritako autogobernuaren lan taldeari garrantzi berezia eman nahi diot bide honetan

begira sakoneko adostasunak onartze aldera aurrera

lurralde honetan eskubide historikoak onartu egin ditugu kontzertu ekonomikoa defendatzen dugu gernikako estatutua positiboa izan dela gure herriaren erakundetzerako

gernikako estatutua bete gabe jarraitzen duela eta status berri bat

eta indartzeko baita europa berriari egokitzeko ere eta horretara apur apurka

adostasun horiek oinarri sendo bat izan daitezke akordio anitz bat lortu ahal izateko eta zuen partetik lehen esan bezala

zuek esan egin duzue prentsaurreko batean lan taldearen bilera baino lehenago arraiz jauna hori da leialtasuna lan taldearekiko ez dakit nora doan

baina argi daukat lan talde horretan posiblea dela akordioa lortzea eta lan talde horretatik kanpo ezinezkoa dela

elkarrizketa defendatzen duzu eta kanpoan izan behar den elkarrizketa eta hemen izan behar den elkarrizketa lan taldean izan behar den elkarrizketa eta lan taldetik kanpo

cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzaren menpe dauden milaka funtzionarioen borondatezko gizarte aurreikuspeneko sistemei eusko jaurlaritzak egin beharreko ekarpenei buruz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna ruiz de arbulo jauna

eskerrik asko ruiz de arbulo jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

gai zerrendako zortzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina etxebizitza legeak aurrekontuetan

lehendakari jauna legebiltzarkide mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on ni ere

ondo dakizun moduan etxebizitza lege proposamena bideratzean

lege indarrean sartu aurreko aurrekontuaren eragin estimazio bat egin zen eta egia da eperako ia hirurogei

urteko bataz bestekoa baloratu zen orduan aipatutako informeak etxebizitza eskubide subjektiboa betetzeko gradualki egin beharreko inbertsioa aztertzen neban horretarako aurrekontu diru hornidura beharrezkoak

alokairuko etxebizitza berrientzat eta etxebizitza hutsen eskuratzea handitzen jarraitzea entonces señor maneiro destacábamos

o todo era mentira eskerrik asko maneiro jauna toña jauna zurea da hitza

hiri birgaitzea sustatzera zuzendutako partidak kenduta

zuzendua aurrekontua duda gabe etxebizitza eskubide subjektiboa betetzeko beteko dugu lege bizitza

eskerrik asko eskerrik asko toña jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina
lehendakariaren eta arabako diputatu nagusiaren artean izandako bilerari buruz

ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina condesa enpresaren jarduera enplegua eta lan baldintzak

jaurlaritza egiten ari denari buruz arrondo anderea zurea da hitza eskerrik asko ongi etorri

condesa enpresako lan batzordeko ordezkariak enplegu batzordean egon ziren ekainaren zortzian agerraldian azken urteetan enpresan eta bereziki

bizitzen ari diren egoera zehaztasun guztiekin azaldu ondoren enpresaren jarduna enplegua eta lan baldintzak bermatzeko babesa eta laguntza eskatu zioten legebiltzarrari

condesa taldeak hartzekodun nagusiak ziren arcelor eta bankuekin akordio bat sinatu zuen dakigunez jaurlaritza ere hartzekoduna da

hiru hilabete pasa dira condesa enpresako arabako langileek ez dute informaziorik egoeraren berri ez da ezer gauzatu ziurgabetasunean

eta egunetik egunera lan karga gutxiago dute horregatik jakin nahi dugu ea zer egiten ari den jaurlaritza auzi honetan

enplegua eta lan baldintzak bermatzeari begira ea zerbait argitzeko duen gaurkoan jaurlaritzak

eskerrik asko presidente anderea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi

esaten zenuen bezala condesa taldeak hartzekodunen

eta beraz taldea babes judizialpean dago

hitzarmena dago tartean nahiz eta oraindik ez den gauzatu egia da baina hori ez balitz konkurtso deklarazioa litzateke hemen eta likidazioa jaurlaritzaren zeregina zein izan da hain justu ere hori sustatzea likidaziora ez eramatea

aipatzen zenuen bezala baita ere hor badago pool bankario bat esaten dena

zor finantzieroa duena eta baita ere arcelormittal taldean eta noski gu ere tartean gaude

lehen esan dudan bezala legebiltzarrean egon zirenean nolabait informazio eza adierazi zuten eta salatu zuten eta orain

hainbeste denbora horrela egotea jakinda bi mila hamalauko martxotik daudela horrela zu gaur orain gauza batzuk azaldu dituzu uste duzula epe laburrean konpondu daitekeela baina zaila da ulertzea zergatik ez dagoen begirune gehiago langileekin eta zergatik sailburua

ez den biltzen informazio guztia gardentasunez emateko langileei

soluzio bidean zer egiteko asmoa duen jaurlaritzak kreditu horren inguruan ere eta ea enplegua eta lan baldintzak lehenetsiko dituen negoziazio horretan edo zer egiteko asmoa duen ea asmoa edukiko duen ere

informazioa modu gardenean helarazteko eta beraiek ere parte izateko nik uste dut langileek eskertuko luketela gaur hemen lehen esan dudan bezala batzuk daude beste batzuk kanpoan daude baina denak kezkatuta kezkatuta orain dela hilabete asko

zirenean taldeen hemen gauden talde guztien

ez zuelako ikusten ez zegoelako prest horretarako eta orduan ere horrek langileen haserrea nolabait eragin zuen horregatik eskatzen dugu gardentasunez informazio

modua aktiboan parte hartzea soluzio bidean hilabete asko dira lan karga jaisten ari da murrizten ari da arrisku handiak daude denok dakigu esan dugun bezala atzo bertan egon ginen hemen hitz egiten arabako hainbat eskualdeetan zein egoeran dagoen tamalgarria

lotsagarria ez dezagun utzi condesakoekin gauza bera gertatzea hartu dezagun iniziatiba gardentasunez

langileei eta ea behingoz konpontzen den

tapia andrea zurea da hitza arrondo andrea
gure sailetik komitearekin behin baino gehiagotan bildu dira gure ordezkariak baino beti esan diogu informazio

baina ulertu behar da baita ere judizialpean dagoela prozesu hau eta gu hartzekodunak garela

eman behar dugunak hala ere dagoen neurrian ematen dugu baina guk ere informazio daukagu tantaka tantaka une honetan

judizializatuta arcelormittal eta bankuen pean hori argi utzi nahi nuke

afectados por el proceso de homologación judicial gu ez gara hasierako sinaduren artean egon oso beste mota bateko zorpetzea daukagulako

kezka noski guztiok daukagu baino ziur egon ez garela oztopo izango soluzio bat bilatzeko
eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina candyren balizko proiektu industrial berria oztopatzeari buruz casanova jauna

kaixo egun on guztioi

garbigailuen produkzioa txinara lekualdatuko zuela eta lantegia itxiko zuela bergaran airean geratu ziren ehun eta berrogeita hamabi beharginen geroa eta proiektu berri bat martxan jartzeko hainbat saialdi

material birziklatuarekin hiri altzariak egitea zen helburua kaleko ahulki mahai eta antzekoak gauzak horrela azken asteotan hainbat bilera izan dituzte enpresak langileek eta erakundeek eta dena zegoen akordioa ixteko prest

sartu behar ziren ia hirurogei langileek gainerako ehuneko hogeia

oinarri elkargi eta gauzaturen ekarpen eta abalak behar zituen

gauzatu proiektua babestea duela aste batzuk onartu zuen arren proiektu berria blokeatuta geratu da

proiektu industrial berria zapuztuta gera daiteke hirurogei langileen etorkizuna airean utziz horregatik hurrengo galdera egiten diogu

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

gogoratu egingo dut hasiera hasieratik ohartarazi genuen candyrentzako berrindustrializatzeko aurkezten zen plana desegokia zela erabat

zegoen bezala hasteko beste proiektu batzuk beren eraginkortasuna erakutsi zezaketenak albo batera uzten zituen bigarrenik

hartzen langileak berriro ere birkokatzeko prozesuan eta hori erabat arraroa eta irregularra da hirugarrenik langileek bere lanpostua

ezarritako sistema batean oinarritzen da ez dago inongo erantzukizunik beste enpresariengan eta denbora tartea oso mugatua zen

bilatu ditugu eta aztertu ditugu aurkeztu diren proiektu guztiak kasu honetan bi bakarrik aurkeztu dira bideragarritasun minimo bat zutenak minimo bat esaten dut

arrisku handiak dituzte arrisku handiak bataz besteko gorakoak

kritikoak izan gara plan horrekin aurkeztuta zegoen bezala baina hala ere esaten nuen lankidetzan aritu gara irtenbide baten bila zuhur eta erantzukizunez

casanova jauna badirudi ez didazula entzun berriro aipatuko dut prozesu berrindustrializazio prozesuarekin oso kritiko gara egia da

era egokian egin izan ezkero ba beste kasu batzuk salbatu diren bezala eta soluzioak bilatu diren bezala askoz errazago egin zitekeen baina

utzi albo batera hori pentsatzen genuelako bilerak izan dira asko egia da

behin baino gehiagotan esplikatu da baino lampar ez da bakarrik jaurlaritza berriro diot badaude hor espertoak esplikatzen dutena

partaidetza argi utzi dezagun aipatu dut baita ere gauzatu programa

baina finantzaketa behar du eta oraindik ez dago komunikazio ofizialik oraindik ez dugulako ebazpenik egin baina positiboa izaten jarraitzen du beraz

eta oinarri eta elkargi dira bi elkarte aztertzen dituenak hor bai bideragarritasun finantzieroa

beraz inplikazioa eta baldintzak hor daude
bila dezagun bai zergatik ez jarrai dezagun bilatzen baina era egokian eskerrik asko tapia andrea

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina arabako bizkaiko eta gipuzkoako toki erakundeetan euskaraz normaltasunez jardun ahal izateko segurtasun juridikoari buruz

lehendakari andrea sailburu andreak urte honen hasieran otsailaren hamairuko kontrol bilkuran lehendakariari egin genion interpelazioan galdetzen genuen

ea zer asmo zeukan jaurlaritzak oro har eta lehendakariak zehazki

herrialdeko eta tokiko administrazioetan izapideak aktak eta gainerakoak euskaraz normaltasunez egin ahal izateko interpelazioa

josu erkoreka jaunak erantzun zigun artean uste genuen euskara goren mailako gaia zela jaurlaritzarentzat

erantzuteko ardura hartuko zuela uste genuen ez zen horrela izan

problema juridiko eta judiziala zela erresumako gobernuko ordezkariaren hainbat udalen aurkakoeraso juridikoa edo

arabako bizkaiko eta gipuzkoako herri administrazioetan euskararen erabilera sustatzeko politikak bere hastapeneko erreferentzia dauka mila bederatziehun eta laurogeita biko azaroaren hogeita lauko euskararen erabilpena normalizatzeko oinarrizko

herri aginteei dagokielarik lege horrek xedatzen du herritar guztiek daukatela eskubidea

horrela herri aginteen betebeharrak xedatzen du eskubide hori muga edo trabarik gabe betetzen dela ziurtatua izan dadin jakina denez

espainiako gobernuaren ordezkariak helegiteak jarri ditu euskararen erabileraren normalizazioa oztopatu nahian

jakin izan dugu autonomia erkidegoko auzitegi nagusiak udalek aktak euskaraz igortzearen legezkotasunaren gaineko epaia eman duela epaia

legebiltzar honek aurten martxoaren hiruko osoko bilkuran onetsi zuen euzko alderdi jeltzaleak eta eh bilduk adostutako mozioa mozioak horrela dio bat

eta edozein administrazio publikoarentzat estatuaren

bi ondorioz espainiako gobernuaren ordezkariak euskaraz idatzitako akten auzian duen jokabidearen harira

hala nahi duten udalek aktak euskaraz egin eta administrazioetara bidaltzea eta baita jaurlaritzak gai horretan abiatu dituen jarduerak hiru

eskualdeetako edo eremu urriko hizkuntzen europako gutuna mozioak mozio legebiltzarrak onartutakoak ez zuen indarrik izan espainiako gobernuko ordezkariarengan

jarraitu zuen erasotzen udalen kontra eta euskararen aurka zorionez auzitegi nagusiak eten du eraso hori bai baina euskararen erabilerak pairatzen duen babesgabetasun legalak eta juridikoak bere horretan dirau

aipatu mila bederatziehun eta laurogeita biko euskararen erabilera normalizatzeko legea da orain

urte bete dituena lege horren aitzakian egin dira aipatutako

zenbat urte behar du lege bat zahartzeko

erraza duen galdera gertaera eta aldaketa soziopolitikoen arabera

legeak urte gehiago edo gutxiago iran dezake adibidez

teknologien izugarrizko garapena dela eta hedabideei dagozkien arauak eta legeak oso aldagarriak dira hedabideak eurak oso bizkor aldatzen ari direlako esan moduan euskarari dagokionez erreferentziazko lege nagusia

arabako bizkaiko eta gipuzkoako autonomiaren aurreneko legealdikoa da alegia euskarak eta haren hiztun elkarteak sekulan izan ez zuen araubide eta babeslekua ekarri zuen hori egia da

hori ere egia da baina hura ez zen hizkuntzaren normalizazioaren abiaburua zorionez euskararen estandarizazioa hamalau urte lehenago hasita zegoen

urtean artean euskaltzaindiak eta euskaltzaleek

lan zaila eta latza horrela jaurlaritzak sortu orduko bideratuta aurkitu zuen hizkuntza estandarraren auzia euskara batua abian zegoen euskararen normalizazioaren prozesua bizia aldagarria eta kontraesanez beteriko prozesua da

galera bizikoa euskara hamaika euskalkitan zatitzen ari zen gramatika idatzirik gabe eskola hezkuntzarik eta eredu estandar kulturalik gabe

eremu mugatuetan ozta ozta zirauen gasteizko legebiltzarrean aurreneko legegintzaldi hartan

hirurogei legebiltzarkide hautatu ziren hogeita bost eaj hamaika hb pse sei euskadiko ezkerra sei ucd bi ap eta bat

legealdi horretan onartu zen hain zuzen aipatutako legea lege horrek formalki

lortu zuen hirurogei legebiltzarkideetatik berrogeita zazpi ehuneko hirurogeita hemezortzik babestu zuen legea legea babestu zuten indar politikoek bildutako botoak zenbatuta seiehun eta laurogeita sei mila berrehun eta hamasei boto ehuneko hirurogeita hamabosta

ez hogeita hamairu urte beranduago ostera legea babestu zuten bost indar politikoetatik hiru desagertu dira

geratzen dira hogeita hamazazpi hautetsi ehuneko berrogeita hamazazpi koma hogeita hamairu edo bototan bostehun eta laurogeita bost mila bostehun eta hirurogeita

ehuneko berrogeita hamairu koma hirurogeita hamabost oraingo legebiltzarreko indar politiko berrien jarreren gainean espekulatu gabe

edozelan ere euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko legea zahartu da

berritzeko garaia iritsi da ondorioz bi arrazoi nagusi daude legea zaharkiturik geratu delako eta adostasun maila handiago behar delako normalizazio prozesuaren hurrengo urratsak egin ahal izateko

interpelazioaren zioak zer asmo dauka jaurlaritzak

eta hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak zehazki legezko bermea edo berme juridikoa sendotzeko euskararen erabilera normalizazioa gauzatu ahal izateko

euskaraz normaltasunez egin ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna

legebiltzarkideok egun on mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortziko konstituzioaren ondotik

autonomia estatutuak euskararen ofizialtasun betea ezarri zuen gaztelaniarena bezalako ofizialtasuna zehatz esanda ez zuen ezarri euskara gaztelerarekin batera ofizial izatea baizik eta gaztelania bezala izatea ofizial euskara

adin nagusiko ofizialtasuna da euskarari aitortzen zaiona gure araubide juridikoan udaletako aktak eta gainerakoak euskaraz egiteko eskubidea bi mila bostehun eta hirurogeita zortzi barra mila bederatziehun eta laurogeita sei errege dekretuan eta auzitegi konstituzionalaren mila bederatziehun eta laurogeita seiko eta

aipatutako errege dekretuak toki erakundeen antolaketa funtzionamendua eta araubide juridikoari buruzko erregelamendua onartzen du

bere bigarren oinarri juridikoan honako hau esaten da hitzez hitz

horrez gain epai horren hirugarren oinarri juridikoan hauxe esaten da

gure iritzian beraz garbi dago euskaraz idatzitako akten legezko balio bestalde

laurogeita seiko epaiak garbi adierazten du koofizialtasunak euskal autonomia erkidegoan kokaturiko aginte publiko guztiei eragiten diela epaiak bere bederatzigarren oinarri juridikoan beren beregi adierazten du aginte publikoek

hizkuntzaren ezagutza euskararena kasu honetan frogatzen duen interesdunaren eskubideak urratsen ez badira gure koofizialtasun sisteman herritarrek badute eskubidea hizkuntza ofiziala aukeratzeko eta eskubide hori baliatzen ez badute bi hizkuntza ofizialetan egin beharko dituzte jakinarazpenak herri aginteek

hain zuzen ere biak direlako ofizialak maila berean ofizialak eta euskararen ofizialtasuna ez delako ofizialtasun subordinatua

eta administrazioek bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan jardutera

ezin dute euskarazko agirien balio legala mugatu are gutxiago ukatu

eta hizkuntza arloko oinarri konstituzional eta estatutarioak kolokan jarri gabe euskara eta gaztelaniaren arteko koofizialtasuna erabiltzeko

koofizialtasun simetrikoa edo berdinkidea da gauza ezberdina da ordea ikuspuntu sozialetik aztertzen badugu

eta euskara eta gaztelaniaren arteko desoreka soziala hain zuzen ere horrexegatik

hori ere legezko obligazioa da estatua sustapena egitera behartuta dago

eta behartuta dago espainia bi mila bat urteaz geroztik indarrean dagoen europako eremu urriko hizkuntzen karta beteko badu euro karta

beharrezkoa da herri aginteek hizkuntza gutxituen aldeko ekintza positiboa garatzea kartaren sinatzaileek estatu sinatzaileek alegia

eremu urriko hizkuntzak sustatuko dituzte euren ahozko eta idatzizko erabilera erraztu edo sustatuko dute administrazio aginteek hizkuntza horiek

administrazio aginteek dokumentuak hizkuntza horietan idatz ditzaten onartuko dute eta toki erakundeen esparruan hizkuntza horien erabilera onartu edota sustatuko dute dakizuenez eusko jaurlaritzak hainbat pausu zehatz eman ditu dagoeneko

aktetako hizkuntzaren gainean espainiako gobernuaren euskal autonomia erkidegoko ordezkaritzak hartu duen auzitegi bidearen ondorioz besteak beste

sailburuordetzak eskatuta eusko jaurlaritzaren arau bide juridikoaren sailburu ordetzerako lege garapen eta kontrolerako

euskararen aholku batzordeko lege garapeneko batzorde bereziak ere kontua aztertu zuen eta aipatutako legezkotasun txostena bere egiteaz gain

lege balioa indartzera zetozen argudioak gehitu zituen aipatutako legezkotasun txostena

eta bide batez udalei aholkularitza juridikoa eskaintzeko helburuarekin egin zen horrela jaurlaritzaren txostena eta euskararen aholku batzordeko lege garapeneko batzorde bereziaren oharra udal guztietara bidali genituen bi mila hamalauko abenduan horrez gain euskadiko

eusko jaurlaritzak gai honen inguruan duen iritzia guztiontzat ezaguna da iritzi hori bai legebiltzar honetan bai hedabidetan behin baino gehiagotan agertu izan dugu

bileretan ere behin baino gehiagotan aztertu da eta gainera bost udalen kontrako auzibide kontentzioso administratibotan

oiartzungo udalei dagozkienetan parte demandatu gisa pertsonatu zen eusko jaurlaritza

bi mila hamabosteko irailean ezagutu ditugun epaileek eta batez ere euskal autonomia erkidegoko auzitegi nagusiaren

euskararen legeak behar besteko bermea eskaintzen duela auzitegi nagusiaren epai hori

atzera bota ezina da eta jurisprudentzia ezartzen du oso garbi geratzen da

inondik ere ez administrazioen arteko harremanei eta garbi geratzen da herritarren eta administrazioaren arteko harremanetan

errespetatzea dagokiela administrazioei euskara naiz gaztelania izan hizkuntza eta horrexegatik hain zuzen ere administrazioek prestatuta egon behar dutela bi hizkuntza ofizialetariko edozeinetan jarduteko aldiz euskal autonomia erkidegoan kokaturiko administrazioen arteko harremanetan bi hizkuntza ofizialetariko edozeinetan egin daitezkeela balio legal osoz

euskaraz nahiz gaztelaniaz euskaraz bezala gaztelaniaz edo gaztelaniaz bezala euskaraz

hori da auzitegiek esandakoa eta hori da euskararen legearen bermea

jaurlaritza araubide sektorial guztietako lege produktuetan

zehazkiago esanda udalen jardunarekin zuzen zuzeneko lotura duen eta tramitean dagoen udal lege proiektuaren sei puntu bat sei puntu hiru zazpi puntu bat zazpi puntu bost eta zazpi puntu zazpi artikuluetan espresuki jasota dago legezko berme hori ere

udal lege proiektuaren artikulu horietan guztietan argi geratzen da beraz zuk egindako galderaren esaten ditugun guztiak euskaraz idatzi ahal izango direla horrenbestez udal legean berretsi egiten du jaurlaritzak orain arte adierazitako bidea lege hori onartzea edo ez
legebiltzar honen esku dago eskerrik asko uriarte andrea

legebiltzarreko lehendakari andrea sailburu andrea eskerrik asko emandako azalpenengatik zalantza bat daukat ia

lege eta araubideen ezagupena ote zuen jaurlaritzak laudioko

erresumako gobernuaren ordezkaria erasoka hasi zenean eta zer egin zuen jaurlaritzak hilabete luze horietan ia bi urte erasoaldi horri

baldin eta ezagutzen zituen eta sailburuak berak aipatutako administrazio publikoen legea gehienak izan dira kenduta zure interbentzioaren

hori kenduta araubide eta lege gehienak izan dira europako karta

ebazpenak eta estatuko administrazio publikoaren legeak alegia babes handiagoa aurkitu egiten dugu estatuak edo europak egindako araubideetan bertako legedietan eta araubideetan baino zergatik

utzi zion espainiako gobernuaren ordezkariari sistematikoki helegitea jartzen hainbat udalen kontra zergatik utzi zion

udaletatik protestaka hasi zirenean beste txosten juridikoa egiteko zergatik

bermatzen jaurlaritzak euskararen erabilera berme juridiko defendatzeko guk ez dugu ukatzen araubiderik

eta kuriosoa da aipatutako espainiako gobernuaren ordezkaria erabili zuen

hor badago babesgabetasun juridikoa eta bestela egindako bostehun

aurkeztu izan zituen horien aurrean jaurlaritzak nik dakidala bere aurka ez zuen ezer egin

udalen udalen aldetik guri behinik behin behin baino gehiagotan eskatu izan digute behar zutela erreferentzia egia da eta pozgarria da eta

txosten juridikoa egin izan zenean gauzak argitzen ari zela baina

jarrera pasiboa izan dela jaurlaritzaren aldetik erabileraren defentsan pasiboa izan da legealdiaren hasieratik zegoen erasoaldi hori udalen eta euskararen aurka eta edozein kasutan geratzen zaigu zalantza hogeita hamairu urte bete ditu euskararen normalizazioaren legeak euskararen erabilpena normalizatzeko oinarrizko

hor aipatzen den eitb sailburu

egiten den eitbren aipamena eitb existitzen ez zenean nola egin daitekeen

ez zegoenean sare sozialak existitzen ez zirenean eta lege hura zen

legea gure ustez garaia iritsi da izan ere koofizialtasunaz esaten denean koofizialtasuna

kuriosoa oso kuriosoa izaten da konstituzioan aipatu egiten denean

gainerako hizkuntzak askotan izendatzen ez direnak izatekotan koofizialak izan daitezke eztabaida luzea joko luke edozein kasutan

eta sailburu andreari eskatzen dioguna da erabileraren berme juridikoa nola egingo duen hogeita hamairu urte bete dituen lege zaharkituta eta jakin nahiko genuke zer irizpen dion sailburu andreak lege horri hogeita hamairu

zer egingo den batez ere legezko bermea ziurtatzeko euskararen erabilerari dagokionez

eskerrik asko isasi jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

zer berme juridikoa edo eramateko hartuko dugun bidea edo zer egiten ari garen eta nik jada hasieran azaldu dizut baina are eta guztiz pixka bat sakonduko dut horretaz

gai juridikoa eta alegala da funtsean uste dugu euskarari eta hezkuntza bizikidetzari ez diola mesederik egiten garbi dauden araubide juridikoak auzietan etengabe jartzea

posizio juridiko sendoarekin jokatu du eta jokatzen segituko du arlo honetan bizikidetza sozialari ere eragiten diolako

horregatik lehen aipatu dudan bezala legebiltzar honetan tramitean dagoen udal lege proiektuan seigarrena artikuluak

gaztelania bezala euskal autonomia erkidegoko toki erakundeen hizkuntza ofiziala da eta alde horretatik beraien jardueratan zerbitzu eta lan hizkuntza izango da

normala eta orokorra izango duena bigarren puntu batean artikulu horretan toki erakundeetako organoen deialdiak gai zerrendak mozioak boto partikularrak erabaki proposamenak

irizpenak erabakiak eta aktak euskaraz idatzi ahal izango dira ahalmen hori baliatu ahal izango da baldin eta toki erakundearen barruan

euskararen erabilera normalizatzeko hamar barra mila bederatziehun eta laurogeita bi oinarrizko legearen kalterik gabe

aktak eta erabakiak euskaraz idazten direnean euskaraz bidaliko zaizkie kopiak eta laburpenak euskal autonomia erkidegoko administrazioari eta estatuko administrazioari toki arau bideari buruzko oinarrizko legeari jarraituz eta hirugarren puntuan

toki erakundeek euskal autonomia erkidegoaren barruan erakunde barruko beste edozein administrazio

edo are partikularrekiko komunikazioetan bi hizkuntza ofizialetako bat erabiltzeko aukeraz gainera behar diren mekanismoak sortu beharko dituzte

eragingo dieten inolako formaltasun eta baldintzarik gabe baliatu ahal izan dezaten komunikazioak beste hizkuntzetan jasotzeko daukaten eskubidea esan bezala legebiltzar honen esku dago erabakitzea udal legearen eduki zehatza hori argi dago baina eusko jaurlaritzak

egokia jarri du legebiltzarraren esku oinarrizko araubidean

bi hizkuntza ofizialen balio berbera berresteko eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera
jon azkue manterola euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

balio eta eragin ekonomikoaren gainean egindako azterlanari buruz azkue jauna zurea da hitza

hizkuntza politikako sailburuordeak patxi baztarrikak

hamabostean euskararen balio eta eragin ekonomikoa izenburuko txostena aurkeztu zuen donostian eusko jaurlaritzak eta

europarrak antolatutako ekitaldi batean txosten honen edukia ezagutzeko

ikerlan honen kopia lortzearren baina ikusi ahal izan dugunez gerora txostena argitaratua izan da sailaren web gunean eta atzo heldu zen

txostenarekin ikerlan honen helburua

euskarak sortzen duen aberastasun ekonomikoa neurtu eta euskara sektorean dimentsio eta balio ekonomikoa kuantifikatzea izan da datu adierazgarriak ematearren txosten honen arabera el euskera supone

aldagai guztiak enplegua balio erantsi gordina barne produktu gordina euskarak ekonomian duen eragin zuzena zehatzagoa eta induzitua besteak beste

eta hizkuntzarekin loturiko hainbat sektore ere baina kontrol bilkura honetan

zein irizpide tekniko edo datu zehatzen arabera baieztatzen den euskarak euskadin produktu gordinaren ehuneko lau koma bi suposatzen duela
hauxe da beraz luzatzen dizugun galdera sailburu andrea eskerrik asko azkue jauna uriarte andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea azkue jauna esan duzun bezala

urriaren hamabostean aurkeztu zen eusko jaurlaritza eta nplren sare europarrak antolatutako ekitaldi batean

argitaratu zen txostena jaurlaritzaren web gunean eta ondorioz

helburua euskal autonomia erkidegoko ekonomiari euskarak egiten dion ekarpena ezagutu euskarak sortzen duen aberastasun ekonomikoa neurtu

eta horretarako sektore jakin batek herrialde baten ekonomian duen pisua neurtzeko

enplegua balio erantsi gordina ekoizpen balioa eta barne produktu gordina eta ikerlanaren azken emaitza euskara sektoreei dagozkien aldagai horien balioak euskal autonomia erkidegoko datu orokorrekin alderatuz lortu da

hau da euskal ekonomiako enplegu osoaren ehuneko sei koma hogeita zortzi euskara sektoreek sortua dela

eta euskal autonomia erkidegoko barne produktu gordinaren ehuneko lau koma hemeretzi euskararekin zuzenean

baieztatzera eskerrik asko

seriotzat hartu dezakegu euskararen balio txosten hau

sartzen ditu kontaketan hezkuntzarako balio ekonomikoa aztertuko bagenu

berriro mugitu txosten hartara hezkuntzara ipiniko lirateke guretzat

euskarak berak du balioa eta ez dio euskarari laguntzen halako

ez dute ulertzen hori da gure mezua gaur
euskarak du balioa eta txostena ez da serioa eskerrik asko azkue jauna

ni baita ere errespetu osoz ez nago ados zurekin eta noski serioa dela eta serio hartu behar dugula

zelako irizpideak edo datu erabili ditugun

eustatetik lortutako datu ekonomikoekin gurutzatuz kalkulatu dira

zehaztasun handiagoa emateko ikerketa egiteko erabili diren iturri nagusiak ondorengo hauek dira eustaten jarduera ekonomikoaren gida zerrenda eustaten euskadi mailako input output taulak eustaten zerbitzuen inkesta

halaber zeharka beste hogei iturri ere erabili izan dira euskal herriko unibertsitatea deustu unibertsitatea euskadiko editoreen elkartea

bestalde esan beharra dago ikerketa honek ez duela euskaraz garatzen diren zerbitzu eta jardueren eragin ekonomikoa neurtzen hizkuntzari

lau hizkuntza sektore nagusi bereizi dira hizkuntzaren industria kultura eta hedabideen industria hezkuntza eta unibertsitate arloko jarduerak eta administrazio publikoa lau hizkuntza sektore horien arabera bi irizpide jarraitu dira zein jarduera euskara sektore gisa kontsideratu edo ez erabakitzeko

eta bestetik berriz hizkuntza jarduera edo produktuaren ezinbesteko edo berezko bitartekoa izanda hizkuntza hori euskara izatea laburbilduz

kuantifikatu egiten du horrela helburu horretarako erabili ohi diren iturri eta aldagai makroekonomikoak erabiliz azterketa honek garbi erakusten du

eskerrik asko uriarte anderea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera igor lópez de munain ganuza

izan genuen espazio kultural aske autogestionatu eta parte hartzaile baten eraispena

kulturaz eta kultura defendatu beharraz asko hitz egin hitz egiten da baita kulturan parte hartzea eta auzolana sustatu beharraz baina bitartean interesez interes soziala eta kulturala babestu beharrean interes ekonomikoen defentsa egiten dute euren jardunean edo jardun ezan horregatik guztiagatik euskal herria bilduk osoko bilkuran erantzuteko hurrengo galdera

aurkezten dio hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailburuari eta galdera da sailburuaren ikuspegitik positiboa da gazteen ekimenez
gune kultural autogestionatu eta parte hartzaileak egotea eskerrik asko lópez de munain jauna erantzuteko

autogestionatutako kultur espazioak existitzea positiboa da jaurlaritzarentzat noski baietz hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailak hasieratik egin du kultur sormen eta kudeaketan sektore publiko eta pribatuaren arteko lankidetzaren aldeko apustua kultur sektore ezberdinetako elkarte profesionalekin lankidetzan aritzearen eta kulturaren eragileekin gobernantza partekatuan sakontzearen aldeko apustua

eta ildo honetan egin dugu lan legealdian zehar izan ere sormen lantegiak deritzon programa espezifiko bat dugu diziplina artistiko eta sozialen arteko ikerketa esperimentazio eta elkarrizketa eta

berriztapena eta singularitatea sustatzen dituzten kultur eragileek kudeatutako zentro independenteen sare bat sortu eta egonkortzeko helburuarekin ikus daitekeenez gobernu honek zentro independenteei laguntza ematen die

eta nire ikuspegia eskatzen duzunez oso gertutik ezagutzen dudan adibide batekin adieraziko dizut nire iritzia zein den gazteei zuzendutako ekintza batez ari naiz oso positiboki baloratzen dudan unibertsitatearen ikastetxeaz ari naiz

bere kudeaketa eta bertan burutzen diren ekitaldiak ikasleek beraiek antolatzen dituzte ikasleen arteko harremanak eta beraien aisialdia sustatuz ikasleen elkargunea

horrelako ekimenak bultzatu behar direla uste dut bai baina beti ere hauek beharrezko baldintzak betetzen dituztenean

eta kultura globalizatua kultura elitista eta merkatuen kulturaren aurrean guk argi eta garbi aldarrikatzen

eskerrik asko lópez de munain jauna uriarte anderea zurea da hitza

kultur eragileek pertsonek kolektiboek enpresek eta instituzioek egiten dute kultura eta ez ari gara azpiegiturei buruz kulturari buruz horretaz guztiz konbentzituta gaude

gobernantza partekatuaren eta lankidetza publiko pribatuaren ikuspegitik abiatuz pertsonek eta sortzaileek kulturaren eremuan duten garrantziaz jabetzen garelako

hori bultzatzen duen proiektu bat aipatu dut hor duzu hala ere horrek guztiak hona ekarri

erabilpen sozial eta kulturala ematen zioten gazteek okupatutako eraikin bat

esan beharra dago eraikin hori okupatzen zuten gazteak ez zirela eraikinaren titularrak ezta berorren kudeaketaren edo

horretan gertatu dena hau besterik ez da eh bilduk onartutako plan orokor berriari esker

ahal izan du zuek onartu zenuten plan hori udalean egon zinetenean eta orain kritikatu egiten duzue